osoko bilkurari taldeen txandara pasatuko gara beraz euskal talde popularraren bozeramailea den alonso jauna zurea da hitza

bertan jar dezagun arreta ez hipotesietan hitz egin dezagun denon artean egin dezakegunari buruz jendean pentsatuz ez hauteskundeetan

bilkura honetan aukera dugu eztabaida hau alde batera uzteko aurrean dugunari behingoz ekinez partimos de que euskadi no es un oasis

espainiaren parte gara eta sozialistak nahi dugu euskaldunak parte hartzea proiektu integratzaile

herritarrek horixe esan zuten apirileko hauteskundeetan inboluzioari ezetz arriskuan zeudelako gure eskubideak gure askatasunak eta gure autogobernua eta bagenekien pedro sánchezen gobernuak herriari buelta eman ziola urte eskas batean

etxeetan ikusi genuen ikusi zuten pentsio altuagoak izan dituzten milioi erdi jubilatuek

euskal langileek ikusi dute emakumeek alboan izan dutelako euren askatasuna defendatzen duen gobernu bat eta ikusi egin du euskal gizarteak

elkarrizketa eta konpromiso zehatzak jaso dituenean

alderdiek bide hori oztopatu zuten aurrekontuak atzera botatzean eta horregatik joan ginen hauteskundeetara eta euskaldunak ozen

bueltatu nahi zutenei baina badirudi hautetsien gehiengo batek kanpainan esandakoa ahaztu duela horrexegatik

eta lan sailak egindako esfortzuari esker gau hamairu mila langilek euren egoera

dute eta sozialisten apustu bat indartu dugu akordioarena ulermenarena sindikatu enpresa eta administrazioen artean enplegu duinak sortzeko gobernu sozialistak orain dela hamar urte martxan jarri zuen bidea eta orain berreskuratu duguna

elkarrizketa sozialerako mahaia iraunkorra egiteko dekretua bertan eztabaidatu behar dira langileen egoera hobetzeko neurriak arlo desberdinetan

memoria eta elkarbizitzako batzordean lan eta aurrera ganbara honetan biktimen aldeko hainbat akordio sinatu ditugu baina torturaren biktimen nazioarteko eguneko atxikimendua izan da aho batez lortutako

baina beste batzuk ez legealdi hasieran esan nuen eta errepikatzen dut gaur helduko da eguna non denok esan beharko dugu inoiz ez baina

y a una nueva frustración sozialistek ez dugu parte hartuko gauzak apurtzeko inolako abenturetan baina dena emango dugu euskal gizarteak hoberenak izan ditzan etorkizunari

bi hilabetetan espero dugu jasotzea adituen testua baina ezin dugu beste aldera begiratu ezin ditugu akordioak lortzeko zailtasunak azpikontratatu ez hemen talde bakoitzak jarrera politiko argi bat izan beharko du erabaki behar izango du iazko maiatzean lortutako akordioa

edo herritarrek eskatzen digutenari erantzuten diogun gure autogobernua erabiltzea alegia eskubide sozialak bermatzeko gure pluraltasuna babesteko eta elkarbizitza sendotzeko sozialistak ahalegin hori egin genuen gure boto partikularrean bat gatozen

sozialistak talde guztiekin hitz egin nahi dugu

hobetzen baditu ez dugu nork egiten duen begiratuko baizik eta zer eskatzen duen

gobernu programa ez ahultzea hiru urte pasa dira eta ikasita izan beharko zenukete euskal politikan eragina izateko bide bakarra gobernuarekin

eskerrik asko mendia anderea elkarrekin podemos taldearen ordezkaria

legebiltzarkideok lehendakari jauna dakizun bezala zure gobernuak burutzen dituen lan lerro politiko nagusiak

kontrajarriak dira gure diagnostikoa oso ondo ezagutzen duzu

batean gu kolpatu ondoren desagertu zen zerbait kaltetuak

hernández jauna

lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkideok lehendakari badakizu zeure diskurtsotik

gehien euskadiko lehentasun politikotzat jo dituzula

behin eta berriz errepikatu dituen gaiak emakume eta gizonen arteko berdintasuna klima aldaketaren erronka kohesio soziala eta migrazioak gai horiek lehentasunak ziren gizartearentzat

geuri esker lehentasunak dira baita ere erakundeentzat dena dela agenda politiko eta mediatikoan halako bira emateaz gain

politikoa zinez markatzen dutenak aurreko hiru urteen aldean ezegonkortasun politikoa

hona hemen horren bi adibide argi brexit a eta komertzial globalak biek ondorio ekonomiko larriak dakartzate eta dagoeneko ezaguna eta zuk aitortua den mehatxua krisi ekonomikoa

pasa den udaberrian birritan galdetu genizula euskadiko ekonomiaren egoeraz eta zer nolako neurriak ari ote zen bultzatzen zure gobernuak familiak babesteko eta baita gure enpresak prestatzeko ere baina euskal ekonomiaren balorazio baikorra

eta krisiak gure ekonomian eraginik ez zuela izango esan zenuen gaur zure gobernuak eta baita zure alderdiak ere argi aitortzen duzue

eta euskal ekonomia atzerapenean sartzeko arrisku handian dagoela la realidad es que

euskadiko hainbeste errealitate falta dira baita ere datozen hamar urteetarako erronka global batzuk aipatu egin dituzu

erronka horiekin baina zure gobernuak eta elkarrekin podemosek bi diferentzia dituzte funtsean bata erronka global horiei aurre egiteko

abiaburu diagnostikoa eta bigarrena horiei nola aurre egin zer nolako politikak

datozen hamar urteetako planak prestatzeko ez badugu diagnostiko zorrotz bat egiten

gure gizarteko gabeziak zuzentzeko politikak egiten etorkizunera egindako planteamenduetan gerta liteke gizartearen erdia bide bazterrean uztea

oinak lokatzez beterik dituen herrialde bat izango genuke zer esan nahi dut honekin datu eta adierazle askori begiratuz

askotan eta ez garenez gauza izan euskadiko biztanleria talde eta eskualde askotan lehengo bizi kalitatea

gizarteko eta eskualdez eskualdeko arrakala orain eta handiagoa da gauzak horrela desberdintasunak eta aukera faltan dagoen herrialde arrakalatu honetan zaila da zaila da etorkizuneko erronkei

beren etorkizuna herrialdetik urrun eraiki behar izan duten

ez zaie erakargarria egiten euskadin bizitzea beraz ez dira sorterrira itzuli

adierazleen arabera gaur bi mila hemeretzian euskadiko gazteek bi mila hamairuan

baino konfiantza eta gogo gutxiago dituzte eta behin eta berriro esan behar dugu zenbait auzo herri eta eskualdeetan eta larriagoak dira jenero arrakala eta belaunaldi arrakala eremu horietan gainera biztanleria zaharragoa da zerbitzu publikoak jasotzeko aukera gutxiago dituzte

makurragoak dituzte eta jakina bizi proiektu duin bat eratzeko

zeina pertsona eta enpresa gehiengo baten eguneroko bizitzari estuki lotuta dagoena bi mila hemeretziko arazoak konpontzeko irtenbideak eta proposamenak prestatu ditugu

euskal ekoizpen sistema eraldatzea horrela gutxituko baita eskualdetik eskualdera dagoen arrakala eskualdeari loturiko garapen industrial eta produktibo bat behar dugu

zertarako eta azken urteetan bultzada ekonomikotik kanpo gelditu diren eremuak pizteko baina elkarrekin podemosek oso argi du

sozialean ezinbestekoak direla zerbitzu publikoak enpresak sustatzea non eta prestakuntzarako eskaintzarik ez den tokian

edo kultur eskaintzarik eta saltokirik ez den tokian horrek ez du biztanleria finkatuko aitzitik jendea bizi baldintza hobeak dituen lekuetara aldatuko da

prekarietatearekin eta gazteen emantzipazioaren atzerapenarekin

gazteria da bizi proiektua egiteko oinarri sendoak ekarriko dituzten neurriak proposatzen ditugu elkarrekin podemos taldeak gure

ezinbestekoa da hurrengo belaunaldiei kalitatezko enplegu duinak

bitartean premiazkoa da gazteriaren arloko politikak berrikustea etxebizitzarako sarbideari lehentasuna emanez emantzipazioa indartuko duen tresna berriak sortuz eta pertsona guztientzako kalitatezko hezkuntza eta prestakuntza ziurtatuz

zuk argi utzi duzu zure gobernuak legegintzaren alorrean

berreskuratzen saiatuko zarete lau hilabeteetan egin nahi duzue hiru urteetan egin ez duzuena ez zaigu arduratsua iruditzen zure gobernuak presa duela eta prozedura lasterren bitartez lege horien kalitatea kolokan jarri baitaiteke izan ere batetik lege horiek aurrera ateratzeko

eta jakin badakigu akordio onak lortzekotan denbora eskaini beharra dagoela baina bestetik legebiltzar prozedura on batek errotik hobetu dezakeelako lege bat horra hor esate baterako elkarrekin podemosek iraunkortasun

inork ezin du ukatu gairen bat desblokeatzeko elkarrekin podemosen premia izan duenak hor izan gaitu

soldata igo zitzaien funtzionarioei eta diru sarrerak bermatzeko errentaren laguntzak igo egin ziren gai horiek

eta gure babesarekin atera ziren aurrera eta aldi berean osoko bilkurak aho batez onartu dituen proposamenak ere landu ditugu

hurbilago egongo litzateke zuk marraztu duzun berdintasunaren eta bizikidetzaren euskadi horri guri dagokigunez aipatu ditudan lehentasunezko lerroez gain beste bi gairi eman nahi diogu arreta berezia

hezkuntza eskola publiko ekitatibo eta inklusiboaren defentsa irmoa ikusita zure gobernua hezkuntza

hezkuntza komunitatearekin elkar harturik lan egingo dugu eskola publikoak euskal hezkuntza sisteman gaur egun duen zeregin nagusiari eusteko era berean urkullu jauna sektoreetako akordio berri bat negoziatzeko eskatzen dizugu

eta ustelkeria eta bezerokeria gure erakundeetatik erausteko lanean jarraituko dugu gardentasuna eta gobernantza hobetzeko lege proposamenak aurkezten baina baita irregulartasunak salatzen ere osakidetzako opetan gertatu zen bezala

zeinetan eredua hobetzeko ere lanean buru belarri ari gara sin embargo dadas

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna eh bildu taldearen ordezkaria iriarte anderea zurea da hitza

nire lehen hitzak beste behin ere andreak eta berdintasuna aldarrikatzeko beste urtebetez datu larriak ditugu biolentzia matxistari dagokionez

zabaltzen ari den pobreziaren aurpegi agerikoenaz eta beste urtebetez soldata arrakalaz hitz egin behar dugu beste gauza batzuen artean emakumeak sufritzen dituzten eta sufritzen ditugun biolentzia mota guztiei erantzun behar dien gobernu bat behar dugu herritargoaren ere erantzungo diona eta hori gure ustez gobernu feminista bat da edozein adierazleri begiratzen baldin badiogu edozein adierazleri begiratzen baldin badiogu emakumeak kanpoan gaude eta hori onartezina da angela davisek

zapalkuntzak gainditzeko bidea ere ematen duena zapalkuntza ekonomikoa soziala kulturala ingurugiroaren suntsitzea gainditzeko bide emango lukeena

jendea jendetzat hartzen ez duen jendez beteta daude bazterrak dio berri txarrak taldearen abesti batek eta zoritxarrez geurean ere badago horretatik

ongizatea askatasuna da askatasun indibiduala eta kolektiboa etorkizuna erabakitzeko askatasuna

egun bateko haserrea bai baina neurri batean besterik ez gorenak gure beka politiken kontrako

baina gero dator partxe bat gero dator erregu bat eta beste

urkullu jauna zure diskurtsoak agerian utzi du orain arte behintzat ez dela

funtsean beste gauza bat ere argi utzi du eta da gobernu honek ezin duela une honetan ziurtasunik eskaini ezin diola gizarte honi ziurtasunik eskaini ziurgabetasun gehiago eskaini diezazkiola ziurtasunak baino

aurrean ditugun erronkei aurre egiteko eta egoera arduragarri honetan gobernu hau ikusten dugu berriro ere

behar gehiena zutenei oraindik ere erantzunak eman gabe eta

erantzun erabatekoak emateko aukerarik ez daukagula soberaniarik ez daukagulako

ziurgabetasunaren aro ilun batean sartzeko arrisku bete betean gaudela

para cuidar a la gente argazki bat egin diguzu urkullu jauna eta argazki horretan gauza batzuk falta dira ez nuke argazki

gu ere herri honetako gizon emakumeak garelako guk ere

euskal herriaren zati honentzat hoberen hoberena nahi dugulako baina uste dut arloz arlo aztertu behar ditugula gauza batzuk argazki hori

langabeziari dagokionez gobernu honek ez du esaten europako daturik kaskarrenetakoa dugunik eta

horiek ez ditu esaten jaurlaritzak ez du esaten langabezia tasak behera egin bai baina okupazioak ez duela brio handiegirik ehuneko berrogeita hamaseian dago jarduera tasa ez du esaten nola esango du ba confebask haserretu egingo zaio eta lan baldintzak gero eta okerragoak direla gero eta okerragoak dira

o temporales gobernuak ez du esaten baina cáritasek bere txostenean bai esaten du gora egin duela bere kide guztiak lanean egonda ere

eta datu guzti horiek okerragoak dira emakumezkoen kasuan baina gobernu honek ez du aipatu lehen zuk ez duzu aipatu

eta prekarietatea feminizatu egin direla horregatik aldarrikatzen dugu gobernu feminista bat eta

gurekin biltzen ez zara eragile batzuekin biltzen ez zara herri honetako gehiengo sindikalarekin biltzen urkullu jauna horrela esaten dizut horrela ikusten dudalako

atzera gelditzen ari da europako batez bestekoaren oso atzean

azken urteotako daturik okerrena izan da jaso dugun azkena eta igoera uste dut benetan oso oso arduragarria dela jasangaitza delako eta krisi

ez du ezertarako balioko horrekin batera politika industriala politika energetikoa edo mugikortasun politikak aldatzen ez baldin baditugu hau arazo sistemiko bat delako ezin daitekeela magia egin eta

ez garelako gauden egoeratik aterako gure energia produkzioan energia berriztagarriak ehuneko zazpian geldituak dira azken hamar urteotan edo europako batez bestekoa badakizu gutxi gorabehera ehuneko hamazazpian dago

hamazazpiko batez besteko hori hartu dezagun baina hori ere ez du gobernu honek esaten eta jakinda gainera munduan horretan gu baino aurrerago dabiltzanen eskutik aukera ekonomiko handiak daudela eta gehiago gu bezalako herri txiki batentzat politika energetiko

politika jasangarrietan inbertitzen den dirua beste arlo

jendeari eta hau guztia garrantzitsua izanik ez dezagun ahaztu beste hausnarketa bat ere egin beharko dugula urkullu jauna eta hori kontsumoaren erredukzioarena

gai honen inguruan besteetan bezala jartzen dugu gure disposizio osoa baina benetako lan baten truke benetan arituko baldin bagara errotik egoera hau aldatzeko

unibertsitateak izan beharko luke ikerketa sistema horren buru euskal herriko unibertsitate publikoak beste unibertsitateekin batera baina gure euskal herriko unibertsitate publikoak eta erronka jarraitzen du eta eskean jarraitzen du

zer esango dugu hezkuntzari buruz ere hezkuntza sistema hau ez da gai hamasei urteko gazteak denak euskaraz konpetenteak izateko eta benetan larritasun handiz eta

ez duzue konpondu itunpekoen gatazka ikastetxe publikoetan ere grebak iragartzen hasiak dira

segregazioaren arazoa hortxe dago emaitzak neurtzeko hainbat adierazle gero eta okerragoak dira eta iruditzen zait berdintasunetik eta bikaintasunetik urruti gaudela eta berriro ere udazken bero baten aurrean gaude eta gobernuak ba oraindik adibidez ez du hezkuntza legea aurkeztu baina nola aurkeztuko duzue

ez dagoela akordio nahikorik horretarako ez nuke ahaztu nahi une batez baldin bada ere eskubide linguistikoaz hitz egitea zeren euskaldun guztiek den denek aldatu behar izan dute hiru urte hauetan hizkuntza

euskaraz artatzeko gai izan ez delako administrazio honekin eta zer esan euskal herrian dauden beste batzuekin eta hori bigarren mailako herritarrak bihurtzea da euskaraz bizi nahi dugunak badakit badaudela datu onak belarriprest

erabat pozten nauten datuak dudarik ez dela baina uste dut benetan urrats handiak eman behar ditugula oraindik ere osasun arloarekin

ordezkapenik ez dago berrogei pazientetik gora ikusten dituzte herritarrak gero eta zaharragoak dira kamisetak ez dira kentzen igual berrogei urterekin

medikuek denbora gutxi daukate hilabeteetako itxaronaldiak daude erresonantzia bat egiteko eta hainbat espezialistarekin txanda lortzeko

eta badago beste kontu bat azken urteetan osakidetzaren izen ona ba oso auzitan jarri duena eta osakidetzako profesionalen izen ona zalantzan jarri duena eta hori da opearen auzia gure ustez gobernu honek oso gaizki kudeatu duena

baina ez da ezer konpondu gure ustez ez da ardura politikorik hartu gertatutakoaren inguruan

auzitegiek esaten dutenaren esanetara zaudetela baina ardura politikorik

argitzeko zer gertatu den eta gauza asko gertatu dira eta batez ere ez da bermatu herritar guztiek

eskubide berdintasuna eta ez da osakidetza bakarrik gainera kudeaketa eredu bat badela ere esan daiteke iaz esan nizun izebergaren muturra ikusten genuela eta ez genekiela seguru zer zegoen itsasoaren azpian baina badaude zenbait kasu oraindik ere argipen bila daudenak edo argitasunik ez daukatenak de miguel bezala bidegi bezala edo bravo bezala eta

guztion artean egin behar dugu erregenerazio demokratikoaren aldeko autua nire ustez

zenbait hausnarketa zurekin partekatu urkullu jauna zenbat haur jaiotzen diren datu bat da baina ez da

bere horretan arazoa kontua da ea herritarrok gaitasuna dugun gure bizitza proiektua erabakitzeko osatu nahi dugun familia bat zein familia mota osatu nahi dugun

zainduak nola izan nahi dugun uste dut gakoak horiek direla

euskal familiak gehien kezkatzen dituena familia planaren azken ebaluazio txostenean dator bere seme alaben etorkizunarekiko segurtasun falta

con la tasa de natalidad a nuestro juicio eredu sozial eta demografiko iraunkorra eta justua lortu nahi baldin badugu estrategia bikoitz bat behar dugu

lan erreproduktiboa eta produktiboaren arteko oreka eta oreka berri bat ekarriko diguna gainera edo behintzat oreka berri bat bilatzen duena emantzipazio politikak

hemen kontua umeetatik hasten da baina umeak edukitzeko erabakia hartzeko hala nahi duenak aurretik jakin beharko du etorkizunari nola egingo dion aurre

finkoa izango duen zenbat irabaziko duen gazte asko daude mila eurotik behera irabazten dutenak eta ezin dutenak

egin eta gainera gazte horiek lehenago hemen aipatu den bezala ezin dute emantzipazio autu bat egin besteak beste etxebizitzaren

orduan zer dira gure gazteei eskaintzen ari gatzaizkien emantzipazio

ez dago zalantzan hori ondo etorriak izango dira euro horiek ondo etorriak izaten dira nik jaso izan ditudanean

bi mila hogei eta bi mila hogeita hamar arteko plan horrekin ezta

alde batetik izan ere bi mila hogeiko plan horren atal batzuk oraindik amaitu gabe daude bukatu gabe daude ez dugu diagnostiko batekin eta badirudi momentu batean dela aurrera ostiko bat ematea eta bi mila hogeita hamarra pentsatzen jartzea egin beharko dugu balantze bat nola amaitu den bi mila hogeiko plana zein onura ekarri dizkigun zein kalte ez baina hobetu daitekeen bi mila hogeita hamarekoa ekartzeko eta bi mila hogeita hamarekoa iruditu zait gehiago

eta noski izango ditugula auzi horiek eta izango ditugula kontu horiek argitzeko baina zerrenda bat baino ez zait iruditu

con el afán centralizador del gobierno español sea el que sea el gobierno eta hitz egin nahi dut urte askotan nire ustez legebiltzar honetatik atera den akordio

hitz egin duzu estatuarekin beste harreman bat beste harreman hitzartu bat ekarriko lukeena

aldebikotasun bermatua ekarriko lukeena eta erabakitzeko eskubidea gauzatzeko bidea zabalduko lukeena akordio zabal bat dugu

ezer gutxi eta nik zuri hilabete hauetan entzun dizkizudan kezken artean badago bat errepikatu duzuna da akordio zabalago batena guztiok bilduko gintuzkeena hori ez da posible argi dago entzun dugu hemen eta galdera bat

akordioa zabaltzeko begira edozein negoziaziotan amore eman behar da

baina akordioa zabaltzeko ez du balio akordioa desnaturalizatzeak akordioa baliogabetzeak eta alderdi unionistei beto eskubidea emateak horrek ez du balio

erantzuidazu beste galdera hau ere urkullu jauna zein testu da nolako testua izango da gaur egun espainiako gobernu edozeinek onartuko lukeena

eta gogoratzen duzu kontsulta baten ingurukoak bi mila hamabostean hauteskunde programa batean bildutakoak eta zuek

testu berriak ibarretxeren planaren erreferentzia izango zuela edozein kasutan ez litzatekeela urkullu plana izango pnvren plana izango litzatekeela zuk ardorez defendatuko omen zenuena defenderé con ardor

ez dut aurkitu ni con ardor ni son el defendatu duzunik

eta zati batean elkarrekin podemosek zuk gaur

euskal herria bildu ados dago eta uste dugu hortik etorri daitekeela adostasuna eta irtenbidea oinarri eta

egin dezagun akordio hori egin dezagun bidea elkarrekin erabaki dezagun madrilek ezetz esaten digun egun horretan edozer gauzaren aurrean esango dute ezetz zer bide hartuko dugun euskal herria bilduren

lanean jarraitu hori posible izan arte esan dizut orain baino lehen inoiz erabaki behar duzula espainiako komunitate autonomo bateko

esango nizuke hartzeko lidergo hori euskal herria bildu aldamenean edukiko duzulako urkullu jauna edozein kasutan bide hau babesteko

beste harreman bat behar dugula eta zuk badakizula herritarrek dituzten beharrei aurre egiteko beste harreman bat behar dugula bestela egin genezakeela mila aldiz esan dut zerrenda oso luze bat eta ezin izango ditugula ez ditugula erreminta politikak izango hori egikaritzeko

eta badakizu gainera bide horri egiteko bidaide bakarra euskal herria bildu dela ezinbestekoa egun gutxitan ezagutuko dugu espainiako

demokratikoki aukeratutako parlamentu baten presidentea presidenteorde bat kontseilariak kataluniako herritarren ordezkari legitimoak kartzelan dauzka espainiak estatuaren erantzuna horixe da beti historikoki errepresioa beldurra eragitea eta haren egiturak zalantzan jartzen dituen edonorren kontra egitea estamos dispuestos a todo esan zuen rajoyk eta hitzak errepikatu ez baldin baditu ere gauza bera esan du sánchezek eta podemosek ere prest zegoen idatziz esateko sánchezen jarrera kataluniaren kontrako jarrera auzitan jartzeko beraz zain egotea edo handik etorriko den zer aldatuko uste dut denbora galtzea eta

hitz egin dezagun bakeaz eta bizikidetzaz euskal herria bilduk konponbide integrala nahi du biktima guztien eta preso guztien eskubideak errespetatzea

are gutxiago gai hau lehia politikorako erabiltzea egiten ari den bezala nahi dugu gauzak gertatzea gauza zentzudunak gertatzea arrazoizkoak gertatzea guztioi onurak ekarriko dizkigun gauzak gertatzea bizikidetza helburu nahi dugu positibo jardun nahi dugu denen alde inoren kontra ez izatea konponbide prozesu hau gaur inork ez du zalantzan jartzen denbora berri batean bizi garela eta hori poztekoa da etorkizuneko

egoera horrek erantzun berriak behar ditu presoen alde adostasun garrantzitsuetara heldu gara aurreko urte honetan udal txikienetatik legebiltzar honetara adostu dugulako gaixo dauden presoak askatasuna merezi dutela

eskatu zitzaien presoei legalitatearen bideetatik jarraitzea zuk zeuk ere hori eskatu izan diezu

eta hala erabaki zuten egitea eta bide hori garatzen ari dira baina ez dago espainiako kartzela instituzioetatik erantzun positiborik tamalez hurbilketa hasiera timido baten ostean gaur egun guztiz geldirik dago graduen progresioa destinoak

presoak hasi dira legearen baldintzak betetzen gure egitekoa da

eskubideak betearaztea pedagogia egin beharko dugu

elkarbizitzarako balio handia izango duela herri honek erronka

eta herri honetako gizon emakumeek jarri gaituztenez hemen haiek dira gaur hemen ere gure aipamena merezi dutenak haiek baitira egunero herri hau eraikitzen dutenak

ez duten gizon emakume horiek mundu hobe bat posible dela erakusten dutenak eta euskal herri hobe bat nahi dutena esaten digutenak egunero

batzuk eta bere esaldi bat gogoratzeko aukera izan genuen

eta inguruetara begira nondik gatozen behar dugu gogoan hartu eta nora goazen ere bai

proposamen bat egiten dizu euskal herri bilduk urkullu jauna hartu dezagun instant hori

baina baita herri honetako gizarte eragile sindikatu enpresari unibertsitate adituekin aurrean datorkigunaren aurrean egin dezagun diagnostiko amankomun bat

ez gara estatu bat baina estatu politika egin nahi dugu estatu politika egin genezake orain baina lehen oso garai latzetan estatu politika egiten jakin dugulako

galdetu diezaiogun geure buruari noiz arte egon garen hipotekatuak estatu espainiarrarekin eta nola egingo dugun

oso garrantzitsua iruditzen zaidala legebiltzar honetan lortutakoa euskal herria bilduk eskuzabaltasun osoa erakutsi nahi dio herri honi zaintzeko babesteko herri honen zati honi etorkizun gisara eta herri gisara bere bermea emateko

gaurkoa baina uste dut ongi laburbiltzen duela esan nahi izan dizudana urkullu jauna zabaldu dezagun elkarrekin posible denaren gu hemen gaude eta gu prest gaude eskerrik asko

arratsalde on egia esan interbentzio batzuk entzunda eta azkenekoa errespetoz

konklusioak eta ondorioak azaltzera etorri zarela eta konpromiso konkretuak hartzera ez hainbeste ez hala iruditzen zait baina

lehendakariaren azalpenean harrituta utzi nau egia da azkeneko urtean gaudela eta hau estropada bat izango balitz hirugarren ziaboga egina dagoela

eta nik ikusten dudana da besteak beste bere akats guztiekin behintzat zuek ez duzue aitortu noski baina herri honen gidaritza politikoa hemen dagoela gidaritza politiko nahi baldin baduzue partekatua jaurlaritzatik hasi

berdin da foru aldundiak eta udalak eta lehendakariak lemazain nagusi bezala ildo nagusiak hitzartu ondoren

planetara ekartzen ditu egitasmoetara eta gainontzeko instituzioekin partekatu egin nahi du eta hori da herri baten mesedetan aurrera egitea

azaleko edo partzialak diran azterketak

gutxitu daiteke noski gutxitu daitekela ekonomia suspertu daiteke

nola fiskalitate aldetik zer daukagu zer proposamen konkretu dauzkagu indarrean bai zuen edo zuen aldetik eta horretan

bai ekonomia arloan suspertu eta sendotu enplegua sortu gizarte babeserako euskal sistema sendotu sendotu daukagun sistema ona da zuek ere

aitortzea ausartzen zarete ona da orain indarrean dauden murrizketak ez dira onak

baina oinarri bat daukagu sistema ona da ona da

eman ditzagun pausoak ez dakit adierazpenak diren edo bakarren batzuk pentsatzen duten gai guzti hau denborak konponduko duela

eta euskal gizartearen eskutik eta borondate politikorik gaurkotze bidetik

beharra eta lehendakariak bere diskurtsoan aipatzen ditu horretarako elkarrizketa eta akordioak ezinbestekoak dira baina

borondate politikoa behar da gobernu egitasmoak bere hamabost planak hogeita zortzi legeak guzti horretan ez naiz sartuko zergatik klabea borondate politikoa da batek esan dezake aizu lege gutxi

guk aitortzen dugu baten faltan gaudela baina

blokeatzeko gaitasun hori hirurak bat eginda egiten dutela eta

orduan gurea da ardura nagusiena noski ez oposizioarena baina garbi dago oposizioak ere joko bat

egin dezakela kontestu politikoan larritasunak larritasun nik aipatu nahi nituzke

alde batetik berrogeita hamar kilometrora

gazteak zaballan daude eta berdin kataluniako buruzagiak ordezkari politikoak

tartean sartu ez balitz batzuk pekatu nagusi bezala guardia zibilarekin talka egitea eta besteak herriari hitza eman nahi izatea

aipatu nahi nuke aipatu da hauteskunde atari batean gaudela eta nik uste dut

bere bidea egin behar duela badakigu gure bizitza politikoa ekonomikoa eta gainontzekoak

oraindik baldintzatzeko moduan dagoela baina bide politiko ekonomiko sozial propioa egin behar dugu

eta gainera azpi azpian inbestiduraren porrota

pedro sánchezek ez zuela podemosekin ez koalizio bat nahi ez inongo eratakoa

atxikimendua eta hori ez da existitzen politikan baina aipatu duzu gai bat zerorrek

nola esan zion pedro sánchezi aizu kataluniako gaian zurea da hitza eta erabakia guk hor ez dugu

nola esan zien oso ariketa politiko puntos suspensivos jarriko dut nola esaten zuen aizu akordiorik behar bada uda aurretik gero ia ez da posible izango

arazo politiko bat dago katalunia da berriro ere arazoa horregatik ez da egin gobernu hori

eta ikusiko dugu nola atzera berriz batzuk eta besteek

indarrean jartzen duten ehuneko berrogeita hamabosta por lo tanto

lehendakariaren diskurtsoan herri eta gizarte lehiakorra solidaritzan horiek dira bi zutabe nagusienak azkenean

errealaren eskutik aipatzen da industria lehiakorra bere berrikuntza sormena eta nazioartekotzea hiru zutabe nagusiak baina baita ere behin eta berriz azaltzen da gauza bat eta nik uste dut hor baita ere guk

gobernuaren papera izan behar du eraginkorra baina

interbentzioaren eskutik ibili behar industria munduan eta

eraginkorra izan behar du politikak jarri behar ditu herri txiki bat garen neurrian eta jakinda ezagutza dela

natural hoberena industriaren mesedetan eta baita ere

lehiakor izateko etorkizunean eta hemen badago kontsentsu berri bat duela urte gutxi ez zen hain erraza momentu honetan

industriaren beharra ikusten dugu industriaren beharra ikusten dugu

ugazaben eta langileen eskutik industriak fabrikak lantegiak

berrikuntzaren ikuspegitik aurrekontu bakoitzean ehuneko bosta igoko dela eta bi mila hamazazpi barra hogeiko

milioi jarriko direla garbi dago hori dela eraginkor izateko daukan tresneria bere gaitasun

azkenean baita ere etorkizuna landu eta irabazteko nahi baldin badugu hori behar beharrezkoa da proiektu estrategikoak izan dira bi mila hamazazpian hogeita hamabost bi mila hemezortzian hogeita hamabi eta bi mila hemeretzirako

azkenean esaten dugulako zertarako nahi dugu eta nik uste dut hor filosofian bai azpiazu jaunak aurrekonturako zuzentarauak

aditzera eman zituenean hor dago niretzako klabe bat klabe

politiko eta soziala esaten denean el concepto de crecimiento inclusivo beraiek sartzen dute ez da berria baina esaten da

gobernuak bere egitasmoan mantenduko duena

aurrekontuen filosofia hori da gobernu honen egitekoa filosofia

tienen que ser estructurales horregatik lehendakariak aipatzen duenean hiru desafio ere badaudela krisi klimatikoa aipatu da

krisi klimatikoa ganbara honetan aspaldidanik eztabaidatzen da

urtetik lanean dago jaurlaritza eta aldiro aldiro

plan berriak ez aurrekoak ezabatzen edo ezeztatzen

gaurkotzen eta nik beste datu batzuk dauzkat laurogeita hamabostetik

ehuneko hogeian murriztu direla garai berean beraz plan horiek ere eraginkorrak izan dira bere neurrian eta tamainan debaluagarriak

planak berriro berriro ez naiz sartuko gainontzeko gai teknikoetan baina bai aipatu nahi nituzke

akordiorako bidea ematen du ausartuko naiz errespetu guztiarekin

prestatzen irakurri dut nafarroan sinatu dugun akordioa sinatu dugu alderdi politiko batzuk eta eh bildu ba bueno ez gogo faltagatik nonbait

akordioaren zaintzaile bezala berriro ere mesedea ederra egin dizue

baztertze n nire ikuspegi aldetik

idatzi zuen artikulu bat horren inguruan ez da nire ideia

ez duzue irakurri argia uztailean ba irakurri

gero aipatuko dut baina diruak

lege ona da berritu eta hobetu egokitu beharko da

eta nafarroako sailburu berriak carmen maeztuk

eta momentu honetan garbi dagoena da hartzen diren neurriak kontinuistak direla hau da inflexio puntua uxue barkosek edo uxue barkosek presidente zuen gobernuak ematen du han zeintzuk ginen gobernuan

eta eh bildu ez dago eta garbi dagoena da harremana ezagututa euskadi izan dela nafarroak

aplikatu ahal izateko eta momentu honetan eta gobernatzen gaude elkarrekin lander euskadin

inbertitzen dira biztanleko zortziehun eta laurogeita bi euro eta

dirua egon badagoela baina gestioa igual ez dela hain ona bueno dirua badago eta nik uste dut kudeaketa ez da izango

ez hemen daukagun gestioa eta ez han dagoen gestioa horregatik

desberdintasunak neurtzen dituen indize bat da eta zenbat eta portzentai gutxiago

desigualdade gutxiago eta erkidego autonomoa dago

nafarroa hogeita sei koma bostean europa bataz bestekoa hogeita zortzikoa ehuneko hogeita hamar koma zazpian eta espainia ehuneko hogeita hamalauan

eta hau da guk ere kontzertu ekonomikoaren gaurkotze prozesu horretan begiratu beharko genuen zerbait esan nahi dudana da han posible baldin bada

eta esaten duzu han posible da eta hemen ez aurrekontuen eztabaidan adibidez

zeintzuk diren barne produktu gordinaren biztanleko alderatzeak zergatik

hemen bataz besteko europako ehun eta hogeita batean gaude hogeita bat puntu ehuntik gora alemania daukagu goitik ehun eta hogeita hirurekin suezia goitik ehun eta hogeita bi gu ehun eta hogeita batekin

belgika ehun eta hamazazpi eta finlandia ehun eta bederatzirekin ez gaude munduan galduta

eta ez zuen dena eusko jaurlaritzak egingo baina jaurlaritzak bere diseinu eta

erakunde ezberdinekin baita ere gizartean dauden erakundeekin guztion meritua da

defizita hemen zero zero estatuak bi koma sei

zorra espainiako estatuak esan beharko du nola ordaindu behar duen zorra

zergatik bere barne produktu gordinaren ehuneko laurogeita hemezortzia da

zorra ehuneko hamairukoa dauka hamairu koma seikoa bueno gero esaten da que euskadi iría a la ruina si

gure industria aurrera ateratzeko ere erreminta gisa bere

bizikidetzaren inguruan bi hitz ez naiz sartuko harrera eta guzti horiekin garbi daukadana da kontzeptua lantzerakoan eta entzun ditut ekarpenak eta nik uste dut positiboak direla

guztiok egiten ari garen saiakerak zuek barne noski baina badaukagu zerbait badirudi iraganak lotzen gaituela gehiegi etorkizuna eraiki nahi dugu baina iragana lotzen gaitu pisu handia dauka eta nik uste dut

bide bat modu bat kontzeptu bat eta aipatu du bai idoia mendiak eta landerrek eta

honen inguruan ez hau da okerra izan zela okerra izan zela

pertsonen bizia eta bizitza baino balore gehiago ematen

balore gehiago eman diogu o eman zaio ideia edo kausa baten defentsari pertsonaren

eta nik uste dut hor dagola abiapuntu bat zergatik giza lehenago edo gainetik zerbait baldin badago edo balego justifikazioari atea irekiko genioke nik uste dut hori dela

abeslari israeldar batek noa izenekoak palestina eta israelen

diskulpatu edo barkatu eta partekatu eta

hitz gutxiagokin nik behintzat momentuz gehiago ezin dut esan estatutuaren inguruan garbi dago eta aipatu da estatutuaren beharra historia

baita ere legebiltzar honek hartutako erabakiak momentu honetan espainiako gobernua funtzioetan orain hauteskunde deialdia tarteko garbi dago legebiltzar honek egindako eskaerak exigentziak ez direla beteko behintzat

zerrenda bat egon badagoela nahiz eta zerrenda hartatik gizarte segurantzaren eskumena apartatu egiten zuten azkenean berriro ere legebiltzar honek

hor nik optimista izan nahi nuke baino ez daukat esperantza gehiegirik eta

salaketa eta eskaeren inguruan esan beharreko guztia nik uste dut esana dagoela beste bat da

ingobernabilidadea tarteko estatusa

hemen aipatu dien zerekin ez dakit deskonfiantzak beste batzuk

esaten dute hemen apokalipsi bat datorrela nik uste dut ateratzen dena ateratzen dela legebiltzar honek gehiengo batekin ateratzen baldin bada

eta gehiengo demokratikoak ere balio dute beraz gehiengo demokratikoak ez dute gizarte bat zatitzen

gehiengo demokratikoak gehiengo demokratiko dira zergatik gutako bakoitzak

ez dakit habitat identitarioa apurtzen ari zara

gehiengo hori ahal den zabalena izatea ona litzateke por lo tanto

bai aipatu nahi nuke bilduren gaian

akordioak behar direla esaten duzue baina gero praktikak ez dut ikusten asmorik

arnaldok alegia bai bai zuk hitz egin duzu baina berak esandakoak baitira eta aurreko batean esan zidanak ezin izan nuen erantzun beraz

eta aipatzen du itziarren semearen letra ez duzue irakurri inork argia

hor esaten du izenik eman al duk esan zak egia ez ama

eta hau gurera ekarrita gai hauetan presupuestoak rgi eta gainontzekoak galdera da akordiorik egin al duk pnvrekin ez ama ez ama

hori da egia jali naiz garbia jali haiz garbia eta amak eskaini zion klabelin gorria badakizue ama ordezkatu behar dugu

elak eskaini dio klabelin gorria

klabelina arrosa eta lorategi osoa

gurekin akordio batetara gai sozioekonomikoetan estruktura hori hala erabakita dagoelako beste koordenada batzuk jarri behar direlako martxan

pentsatzen du herri honetako lehenengo indarrak eta bigarrengoak

akordioetara iritsi behar dutela baita ere gai hauetan zergatik izugarrizko

ez bakarrik nazio eraikuntzari baizik eta gizarte eraikuntzari ez inor baztertzeko baina

ea bide hori nola jorratzen duzuen beste batzuekin guk akordio horietarako aurrekontuetarako

edo berdin da memoriaren legea aztertzeko ere gu prest gaude eta pentsatzen dugu parlamentuan gauden talde guztiak

dugula eskerrik asko egibar jauna

legebiltzar taldeen hitzaldia amaituta lehendakari jauna zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok jaun andreok arratsalde on bigarren parte hartze hau bost zatitan aurkeztuko dut lehen zatian bozeramaile bakoitzak esandakoaren laburpena egingo dut nahiz eta ez den izango aurreko urteetan bezala laburpen

bestela errepikatu egingo nuke zuek esandakoa eta gurekiko kritika beraz erantzun orokor bat emanez erantzungo dut lehen zatia bigarren zatian aipamen orokorrei erantzungo diet

laugarren zatian bizikidetzako gaiak aipatuko ditut eta bosgarrenean autogobernuaren inguruko aipamenak egingo ditut

eta ez dut egingo esandako guztiaren laburpena

lana errazteko ere goizean esan bezala autoexigentzia da gure gobernuaren jarrera proposamen eraikitzaileak

eta euskadirentzako etorkizun hobeago bat sustatzeko lehen zatia bozeramaileek aurkeztutako ideien laburpena egingo dut

bai hernández jauna eta baita martínez jaunari

bi ordezkariei zuek aipatu dituzuen gaiak eta arazoak gaur goizean aipatu egin ditudan lehentasunen artean daude zuek ere horrela aitortuta eta azpimarratuta guretzat garrantzitsuak izaten jarraituko dute

aurrekontuaren aurreproiektuan jasoko ditugun lehentasunen artean daude

artean azpimarratu egin daitezkeenak beraz elkarlanerako aukera dugu euskadi es un referente

euskal herria bilduri iriarte andrea uste dut madrilera begira

hitzaldiaren hiru laurdenak madrilera begirakoak izan dira gaur goizean euskadin egiten ari garena eta euskadin egin behar dugunari buruz hitz egin dut hori bai testuingurua kontutan izan behar dugu are gehiago mundu global honetan ez dakit non dagoen soberanismoaren ez baldin badugu testuinguruan kokatzen bestetik autogobernuaren esanahian pentsatzea

autogobernu gehiago eta hobea lortzea nahi dugu geroz eta menpekotasun gutxiago izateko eta hori da baita autogobernu gehiago

azkeneko berrogei urte hauetan orain baino eskumen gutxiago izan ditugu baina herri bezala aurrera egin dugu eta aukerak aprobetxatu egin ditugu egun suspertze ekonomikoa eta enplegua bultzatzeko

erakundetze prozesuari esker baita ere babes soziala bermatzeko baita ere berrikuntzan unibertsitatean kulturan aurrera egiteko

egin ditzagun zuk aipatutako adibide bat jarriko dizut onartu ezazue hemen eta egibar jaunak ere aipatu egin dizue nafarroa eta nik ere aipatu egiten dizuet

parke eolikoen alde hartu dituzuen erabakiak adibidez usted señora

erantzunez herriaren etorkizunari buruzko ikuspuntu positiboa defenditzen jarraituko dut entzundakoa entzunda nik ikuspuntu positiboa defenditzen jarraituko dut euskadik erronkak dauzka bai eta aukera dugu etorkizuneko erronkei aurre egiteko hazkunde ekonomikoa etengabekoa gizartea konprometitua dago euskadiren erronkekin eta gure oinarria sendoa da programa betetzen ari gara

jaurlaritzaren atea irekita dago datorren urteko aurrekontuak adosteko eta onartzeko

edo behintzat erraztasunak lortu behar ditugula aurrekontuaren inguruan lehen informazioa eskaintzeko talde guztiekin bilerak izan ditugu gaur goizean proiektua jasoko dituen lehentasunak aurkeztu egin ditut gure helburuak ezagunak dira politika publikoak hobetzea oinarrizko zerbitzuak bermatzea

laguntzea elkarrizketarako eta negoziaziorako ateak irekita daude eta iriarte andrea aurreko urtean bezala prest gaude

ez izan zalantzarik eusko jaurlaritzak aurrekontuak onartzea nahi du eta helburu hori betetzen saiatuko gara baina bai diot negoziazioa bai beti ere akordioetara iristeko benetako borondatea bada

bai elkarrekin podemos eta bai alderdi popularrak egindakotik ekonomiaren eta enpleguaren egoera enplegua da gure lehentasuna

lehen lehenik egin zuena izan zen enpleguaren eta suspertze ekonomikoaren alorreko esparru programa bat onartu eta esparru programa bat garatzen ari gara helburua da legegintzaldi honetan langabezia ehuneko hamaretik behera murriztea eta lortzen ari gara

bozeramaileen ahotik eta erabat ados gaude hobetu egin behar da laneko behin behinekotasuna murriztu eta lan baldintzak hobetu behar dira baina arazo hau ezin du jaurlaritzak bakarrik konpondu erantzukizuna eragile ekonomiko eta sozialena ere bada baita negoziazio kolektiboarena ere

beste kritika bat gizartearen egoera eta zerbitzu publikoak eta honetan ere alderdi popularrak ere izan egin du bere lehenengo bozeramailetzan

pertsona helburu gure lehen konpromezua politika sozialak bermatzea da

euskadi erreferente garbia da urtetik urtera geroz eta diru gehiago darabilgu gastu sozialerako aurten eta datorren urtean ere zazpi mila milioi euro baino gehiago erabiliko ditugu arlo honetan inoiz baino gehiago

beste gai bat aipatu dena gizartean berdintasun gabezia handiagoa omen dago

pobrezia arriskua euskadin europan baino txikiagoa da

baina europan baino gutxiago gehiago egin behar da bai baina hamarkadetan egindakoa onartu egin behar da

zentzu ezberdinean egindako aipamenetatik migraziorako gizarte hitzarmen bat proposatu egin dugu badakigulako beharrezkoa dela erantzun partekatua ematea

zailtasunak eta oztopoak ondo ezagutzen ditugu eta hiru arlo lehenetsi ditugu formakuntza kalitatezko enplegua eta etxebizitza

gazteentzako enplegu aukerak bultzatzeko programa bat dugu martxan guztira

eta betetzen ari gara badakigu zeregin asko daukagula badakigu kontratuen kalitatea hobetu egin behar dela badakigu eta onartu egin dugu orain horrekin batera onartu beharko dugu baita ere duela bost urte bost urte bakarrik gazteriaren artean langabezia ehuneko hogeita bederatzikoa zela eta orain ehuneko hamabostekoa dela

edo beste kritika bat apuntatu egin dudana zerbitzu publikoen kalitatearen inguruan eta kasu batean bereziki eh bilduren aldetik osasun arloari edo osasun sailari eta batez ere eta bereziki ere osakidetzari buruzkoa

nik azpimarratu egin nahi dudana da bermatua dugula ekitatea eta bikaintasunari

oinarri sendoa dugula eta euskal hazkundea edo euskal

egonkorra izanda eta emaitza onak eskaini ditu orain beste pausu bat eman behar dugu jaurlaritza hezkuntza lege berria lantzen ari da

eta hemen taldeen artean ere adostu egin da bereziki hezkuntza komunitatearekin

ahalegintzen gara gatazka konpontzeko bideak aurkitzen eta ezin da zalantzan jarri funtzio publikoko adibidez lan baldintzak hobetzeko jaurlaritzak egiten

sektore pribatuan baino gehiago egin dute hobera eta horrekin batera konpromiso guztiak betetzen ari gara antolatzen ari garen lan publikoaren eskaintzetan

sindikatuei errealismoa eta proportzionaltasuna eskatzen dizkiegu ekonomiaren eta enpresaren benetako egoera zein den kontuan hartuta

aste honetan euskaraldiaren eraginaren inguruan egindako azterketaren emaitzak aurkeztu egin dira eta argi dago bidea luzea dela baina aurrera goazela ere bai azken hogeita bost urte hauetan aurrera egin dugu euskararen legearen garapenari esker orain arte bezala bi oinarri

berdintasuna eta gizartearen kohesioa eta bide horretan jarraitu behar dugula uste dut alde batetik hiritarren hizkuntza eskubideak zabaltzen eta bestetik erakunde publikoen konpromisoak handitzen beste kritika bat

eta emakumeen aurkako indarkeria matxistaren kontrako lege berria tresna ona izan daiteke indarkeriaren erro errotiko iturburua jotzen badu hau da

arrazoi nagusitzat emakumeen aurkako indarkeria izurria da gizarte honetan eta hura desagerrarazteko konpromisoa dugu neurri guztiak dira beharrezkoak bestetik berdintasuna edo desberdintasunaren alorrean ere soldata arrakala aipatu egin da

operatibo bat onartu ditugu neurri eta aurrekontu zehatzez hornituta daudenak martxan daude eta berrehun eta laurogei milioi euroko inbertsioa dute bi urte hauetarako

aipatu egin da bai elkarrekin podemosek eta nolabait ere iriarte andreak aipatu egin ditu se han citado

bete dugu bake eta bizikidetza plana eta beteko dugu giza eskubideen eta bizikidetzaren plana ere biktima eta memoria politikak mantendu eta areagotuko ditugu beti ere adostasunean oinarrituta gogora ekarri nahi dut gogora institutuaren lana zeregin honetan orain arte bezala

egin duelarik aurrera egiten jarraituko dugu balio handia ematen diot eta euskal gizarteak ematen dio arlo honetan gure eginkizuna adostasunaren bidetik zuzentzea lanean ari gara eta lanean jarraituko dugu espetxe politikaren salbuespenezko egoera behin betiko amaitu dadin eta kasu honetan ere eh bilduri auzitegi nazionalean hamaika barra bi mila hamairu sumarioan auziperatutakoek onartu duten akordio eredua ona da kasu horretan

institucional y sea ratificado por la sociedad vasca autogobernu gehiago eta hobea lortzea da gure xedea behar beharrezkoa da akordio zabal bat kanpoaldera begira legitimitate handiagoa ematen du negoziatzeko garaian

euskal gizartea kohesionatzeko eta bizikidetza adiskidetsua izateko balioko luke babes zabala duten akordioak behar ditugu nazio gisa indartuko bagara

oraingoa sakondu eta zabalduko duena eta hobetzeko asmoak aseko dituena helburua da euskadiko autogobernu berezia gaurkotzea sakontzea eta modernizatzea beti ere europara begira europa da

euskal bide honi iaz bost taldeek izendatutako adituen batzordea lanean hasi zen eta hamaika hilabete hauetan erabateko ardura eta

goizean esan egin dudan bezala goraipatzeko ahalegina da jarrera eraikitzailea erakutsi dute eta bi hilabete barru gutxi gora behera beren lana aurkeztuko dute bidea egin dute eman diezaiogun denok aukera bat euskal bide honi

bukatzeko eusko jaurlaritzaren jarrera eta etorkizuneko zerumuga

urtean badakigu zein den euskadiren egoera zer premia ditugun badakigu zer erronka datozen

gure gobernua elkarrizketan eta akordioan dago oinarrituta gobernu programa da gizartearekin dugun konpromisoa lehentasun soziala

hazkundea sustatzea eta ekitate handiagoa lortzea auzolanean jardun behar dugu etorkizunera begira zutabe garbiak mantendu behar ditugu arduraz kudeatu egonkortasuna bermatu eta lehiakortasuna areagotu beti pertsona helburu hori da gure eredua eta gaur ere eusko jaurlaritzako kide guztiei nire esker ona

nahi diet egindako lanagatik eta erakutsitako leialtasunagatik programa bakar baten alde elkarrekin lana egiten duen talde bat da jaurlaritza

gure esker ona baita ere beti babesa eta laguntza eskaintzen diguten bi alderdiei ere euzko alderdi jeltzalea eta euskadiko alderdi sozialista

euskal gizarteak politika egiteko modu berri bat eskatzen du zorrotza gardena eta eraginkorra hau da konpromiso programa jakin bat betetzen duena hau da gure eredua ondo goaz helburuak betetzeko bidean

herritar bakoitzeko aberastasuna europako batez bestekoaren

eta gehien behar dutenei denon artean bereziki laguntzea ez dira helburu makalak auzolanaren bidez lortuko ditugu euskadiren etorkizuna

eta auzolanean etorkizun hobeago bat eraikitzeko eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna erantzunen txandara pasatuz

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

mila esker lehendakari anderea berriz ere arratsalde on urkullu jauna egia esan ez da erraza jakiten nori erantzun behar zaion batzuetan urkullu jaunari edo

oposizioaren kontrola egin behar duena lezio gutxiago eman behatokiarena iaz ere esan zenidan eta behatokiarena da

datuetatik asko eta asko eta ez dut egin nahi izan gainera egoeraren

indarrean jarri genitzakeen gauzak eta ahuleziak non ditugun ere erakutsi behar dugula era askoz ere eraginkorragoan egingo dugulako diagnostiko bat herri honek behar duen maila hartzeko

uste dudan bezala garrantzitsua dela espainiari begiratu beharrean nahiz eta gaur esan didazuen asko begiratu diodala

europari begiratzea eta soldata arrakalan urruti gaude eta

gure erreferentzia izan beharko luketela gu baina aurrerago eta gu baino hobeto dauden europako herrialdeak espainiako okerrago daudenak baino

ikerketa garapenaz eta gainerako arlo guztietaz eta hori da ni egiten

nik azkena egin dudan proposamenarekiko eta nik azkena egin dudan

luzatu dudan elkar lana

horixe da lehenik eta behin esan nahiko nukeena urkullu jauna

ha acordado este parlamento hori da parlamentu honek onartu duena eta ikusiko dugu adituek zer egiten duten edozein kasutan mandatu oso argi bat daukate eta da

onartutako oinarri eta printzipioak jasota egin behar dutela hain zuzen ere testu idatzi hori

gaur esan dut eta esan dut akordioa itxi genuen momentu beretik ere

eduki hemerotekari begiratzea besterik ez duzu nik zurekin egin behar dudan bezala

hartan honi buruz ere gauza bera eta ez dakit batzuetan pentsatzen dut nahi ote zenuketen gu egotea hain zuzen ere

esanaz ez dugula akordioa zabaldu nahi guk akordioa zabaldu nahi dugu baina bi galdera egin ditut

euzko alderdi jeltzalea euskal herria bildurena eta elkarrekin podemosena zati batean dago prest kentzeko euzko alderdi jeltzaleak

akordioa zabalago izateko eta beste galdera bat lehendakariari ere egin diodana eta orain zuk erantzun beharko didazuna zein testu uste duzu gaur egun onartuko lukeela estatuak

garrantzitsuak baina zuk ere ongi dakizu egibar jauna euskal herria bildu beti egon dela

beti egon dela akordio hori ahalik eta zabalena izan zedin ahaleginean eta

elkarrekin podemosi ere esaten diot badaukala tarte handia katalunian bere lankideek egin zuten bezala proposamen zabal eta errepublika feminista eta konfederal baten alde

gertatzen dena da alderdi unionistak beto bat jartzen diguzuela gai baten inguruan eta hori horrela eta gainera estatuaren indarra daukazuenez

beti jarria dago eta beto hori beti azaltzen da besterik gabe biktima guztien eta presoen eskubideak errespetatzea aldarrikatu dut eta esan dut gainera ez dudala errelato soil bat egitea nahi eta esan dut positibo jardun nahi dugula eraikitzaile jardun nahi dugula eta ez dugula inoren kontra izatea nahi prozesu hau

bizikidetza eta bakea hain zirela garrantzitsuak guretzat

edozein sestratik eta sestrara sartzeko lehiarako erabiltzearekin eta ez zait iruditzen gauza bera gertatzen denik sarri askotan yo señor lehendakari respeto de arriba abajo su relato

para que esa convivencia siga avanzando zuk zerorrek esan duzu espainiako gobernuarekin eta frantziakoarekin aritu zarela presoen eskubideak egikaritu ahal izateko frantziakoak badirudi kasu egin duela espainiakoak ez hainbeste nik

egin dezagun akordio bat eta jarri gaitezen lanean ere iruditzen zaidalako

urrats handiak emango ditugula bizikidetza osoan zentzu horretan ere aurrera egiten baldin badugu

naizela esan didazu egibar jauna eta gainera zer nolako akordioak egin behar ditugun eta zein ez ditugun egin behar esaten dizut

arlo sozioekonomikoan akordioak egitea beno bale baina onartu iezadazu beste arlo batzuetan egin ditugula akordioak bestela

gauza batzuetan akordatu dugula esan behar dizut herritarren bizitza hobetzeko hamaika proposamen ekarri ditugu legebiltzar honetara eta hamaika aldiz egin dugu aurrera euzko alderdi jeltzalearen

ez bakarrik proposamenak lege bat ere bai kalitatezko enpleguaren aldeko ekimenetan eta mila berrehun euroko soldata beherenean beraz gauza asko askotan blokeoa ere jaso dugu euzko alderdi jeltzalearen aldetik beraz

bi aldeak behar izaten dira beti malgutu behar da malgutu ezazue zuek ere eta erakutsi efektibamente badaukazuela akordiorako nahi hori eta nahi duzuela akordio sozioekonomiko hori ere egin egibar jauna edozein kasutan egin didazu txistea elarekin beno hainbeste txiste egin daitezke confebaskekin eta abar utz dezagun txisteen momentua beste

ongi gainera nire lehen hitzartzean esan dudan bezala uste dut herri honek merezi duela aurrera egitea eta uste dut geure artean egin behar dugula aurrera horregatik egin dut gainera zuek egindako argazkiaren

garrantzitsua dela lehen esan dudan bezala bai gure artean baina baita herri honetako

oso hori edukita ikusteko nola egin behar dugun aurrera esan dut lehen ere uste dudala estatu akordio bat egin behar dugula euskal estatu akordio bat jakinda

hori guztia ez dela egongo baina uste dut hori dela hain zuzen ere inora begiratu gabe hainbeste

begiratu gabe aurrera egiteko bide bakarra eta gure eskua

uste dut aurrerantzean europan bi eredu izango direla eta europan egongo dela eredu bat herritarrei hitza eta erabakia emango zaiela eskozian edo irlandan bezala eta egon daitezkeela beste eredu batzuk herritarrei hitza eta erabakitzeko

europan eskoziarekin kataluniarekin irlandarekin asmo berdina dugun hainbat herriekin elkarlanean aritzeko gehiengo demokratikoak egiteko eta

gaitasuna egiteko saiatzen gara gu ere eta uste dut gehiengo demokratiko horiek eraman gaitzaketela beste leku batera

euskal herria bilduren eskua lehen esan dizudan bezala luzatuta dago gu hemen gaude eta gu prest gaude eskerrik asko guztioi eskerrik asko iriarte anderea

nik uste dut behintzat bat etorri behar dugula zerbaitetan

nik uste dut gaur egun behintzat denak denak ados gaudela

aldarrikatzeko garaian ez patroi bera

etorkizunera baliagarria baldin bada iragana aztertzeko ere balio behar du o sea iragana ezin da aldatu gertatu da

errespetuan oinarritzen baldin badugu memoriaren ardatza begiratu dezagun

eta ez da estatistika hutsa izan behar ekintza horiek kalifikatu egin behar dira hor dago oinarri oinarrizko zutabe bat akordiorako egongo bada pista bat emateagatik berriro ere

eta bakoitzak egin beharko dugu gure autokritika bakarren batzuk

alderdiko batzuk autokritika egin dutenak horren inguruan hasi barne sailburutik

eta beste alderdikide batzuk eta erantzukizun politikoa izan dutenak

zuen aldetik edo dena delako erakunde ezberdinen aldetik

nik behategia aipatzen nuenean ez da datuak

politika hartzen duzuela behategi bat bezala eta pasa beharko genuke ez dakit euskaltzaindiari baimena eskatu beharko genioke

bingen zupiriaren eskutik edo baina bustitoki batetara

baina busti egin behar da eta gai sozioekonomikoak

zergatik horrek jada suposatzen duelako beste zutabe nagusi honetan ere

zergatik arlo politikoan ardatz politikoan eskubide historikoak oinarri demokratikoa autogobernua eta guzti hori guztiok edo gehienak behintzat partekatuko badugu bakarren batzuk pentsatzen kontxo eta horixe bakarrik falta zaigu oraindik arlo sozialean pnvk gidaritza hartzea

eta hori da elak pentsatzen duena elak

baina beno hori da nik esan nahi nuena eta esaten duzu erantzun ezazu zuk zeren lehendakariak jada ez dauka hitzik eta non daude

interbentzioan esan dut gertatutakoa gertatu dena ez bakarrik

gazteekin kataluniarekin batik bat gertatu dena muga politikoak non dauden galdetzen didazu muga politikoak oso nabarmenak daude estatuan ehun eta berrogeita hamabostean eta alderdi popularrak eta alderdi sozialistak eta ciudadanosek eta pentsatzen dut ezetz podemosek nahiz eta aitortu zion sánchezi aizu kataluniaren inguruan zuk esaten duzuna ameto

horregatik esaten dut gure proiektua amankomunean gauzatu dezakegun proiektu hori aurrera ateratzeko oinarri

gure proiektu politikoa gaur egungo markoari ematen zaion interpretazioarekin gure proiektua ez da kabitzen euzko alderdi jeltzalearena

eta ikusten duguna da legebiltzar honen eskutik gehiengo batez proiektu bat aurrera aterako badugu edo oinarri

edo jai daukagu beraz mugak hor daude nola aldatzen da hori

eta horretarako madrilen zuen ordezkaritzak gureak eta gainontzekoenak

zerikusi handia izango du nola erabiltzen dugun gehiengo hori baina idoia mendiak berak eman du erantzuna

han prescrito bueno ba irakurri ea zer esaten duen claro esta concepción

o el partido socialista bideragarritasuna baina bideragarritasuna demokratikoa izan behar badu

hori da dagoena hortik aurrera gaur goizean aipatu da

egonkortasuna ematen diola herri honi eta guk hori azpimarratu

legealdi hau hasi orduko bere hitzak izan ziren elkarrizketa eta akordioa borondate politikoa behar da eta garbi dagoena da

herri honek hauskortasunaren aurrean edo frajilitate horren aurrean

sendotasuna eta hori jaurlaritzak eskaintzen dio hauskortasunaren aurrean sendotasuna ziurgabetasunaren aurrean ziurtasuna nolabaiteko ziurtasun

eta jaurlaritza honek hori eskaintzen du eta menpekotasuna edo subordinazioaren aurrean euskal sisteman sinestea

eta baita ere autoestima zergatik ez zergatik obligazioa daukatelako euskal herritar guztien eskubide

hori da jaurlaritzaren egitekoa guk bederatzi eta hogeita zortzi hogeita hamazazpi hasieran esan dut hiru ziabogetako estropada izango balitz hirugarrengo ziaboga gaindituta dagoela eta azken luzean sartu garela

hogeita hamazazpi palada minutuko ez da erritmo txarra hondarribiak kontxako estropadan nahiz eta

irabazi zuen azkeneko luze horretan hogeita hamazazpikoa arraunkada

inork irabazteko beste bat zapaltzeko hemen

guk nahi duguna da herri honek hartu behar dituen erabakiak hartzea beraz erabakitasuna eta jarraikotasuna eutsi egin behar zaiola hogeita hamazazpi

azken urte honetarako nahi genuke talde parlamentari ezberdinen

pendiente mahai gainean dauden lege egitasmo behintzat batzuk aurrera ateratzeko guztion artean erabaki zeintzuk diren zergatik aurrerakadak gizartearen onerako izango delako ez da pnvren psoeren lehendakariaren ez dakit zein sailbururen

izango guztion mesederako baizik eta kasu honetan gainera nik pentsatzen dut gu gauden

boto baten behar horren aurrean pausua ematen duenak politikoki

nik uste dut daukala irabazteko dena irabazteko politikoki azkenean ematen diolako ezinbesteko behar beharrezko den indar hori jaurlaritza honi

partekatua izango litzateke eskerrik asko eskerrik asko egibar jauna